egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kultura eta hizkuntza politika sailak emakumeen eta gizonen berdintasunean
eragiteko dituen konpromisoei eta helburuei buruz gurrutxaga andrea zurea da hitza eskerrik asko presidenta andrea

zupiria jauna jakin badakigu gizon eta emakumeen berdintasunean aurrera egiteko jaurlaritza honek hainbat politika jarri dituela martxan legealdi honetan zehar

espresuki eragiteko neurriak martxan jartzea eta hauek ez etortzea bakarrik emakundetik baizik eta modu transbertsal batean planteatzea garrantzitsua da oinarrizko ardatz bat delako eta oinarrizko ardatz hauek sail bakoitzak bere eragin esparrutik markatzea

garrantzitsua iruditzen zaigu berdintasun erreala lortzeko bide horretan

eduki behar dugun kontu bat delako jakin badakigu ere bai zuen sailetik kultura eta hizkuntza politiken sailetik martxan jartzen direla hainbat neurri eta hainbat erabaki hartu direla hizkuntza politikako sailburuordeari entzun izan diogu batzordean ere gai honen inguruan hitz egiten baina gaurkoan jakineko genuke kultura sailburuordetzatik egiten den

beharrezkoa daukagula gizarte kohesiorako eta jakin nahiko genuke honetan

zuzenean eragiteko baina baita ere bai barne lan horretan egunerokotasunean jarduteko

legebiltzarburu andrea lehendakaria gobernukideok legebiltzarkideok gurrutxaga andrea egun on guztioi

ezarritakoa betez kultura eta hizkuntza politika sailak indarrean du legealdirako berdintasun plana baina gaur sail barruan egindako ekimenez haratago kultura sailburuordetzatik berdintasunaren alde sustatu ditugun ekintzen berri emango dut

gure legebiltzarkideak horrela eskatuta erabateko garrantzia ematen diogu kultura arloan euskadin emakume eta gizonen berdintasunean aurrera egiteko helburuari

gizarte aurreratuagoak kohesionatuagoa eta askeagoa eraikitzeko bidean eta emakume eta gizonen arteko berdintasunean sakontzea horretarako ezinbestekoa da hiru multzotan sailkatuko ditut sustatu ditugun ekintzak batetik saileko lankideontzat formakuntza berdintasunean

hona sustatutako ekimen nagusiak formakuntzari dagokionean bi mila hemezortzian kultura saileko hamar langiletatik hiruk zuten formakuntza berdintasunean

lauk eta bi mila hogeian lankideen erdiak formakuntza edukitzea da helburua

berdintasun klausulak modu egokian txertatzea du helburu formakuntza honek bigarren ikerketa eta diagnosiei buruz lau ikerketa nabarmendu nahi ditut batetik udalen foru aldundien eta jaurlaritzaren kultur arloko dirulaguntza deialdi guztiak aztertu dira orotara hirurogeita hiru

txertatuta goranzko joera argia dago baina bada zer hobetu bigarren ikerketa antzerkia dantza liburuak eta musikaren arloan genero berdintasunaren diagnostikoa ikerketak agerian utzi du enpresa eta erakunde kulturaletako zuzendaritzetan emakumeen presentzia

emakumeek idatzitako liburuak ere ehuneko hogeita hamalau dira beste muturrean bi mila hemezortziko koreografia sorkuntzarako laguntzetan

laguntza emakumeentzat izan dira hirugarren ikerketa genero politikak museo eta arte zentroetan izenekoa desoreka dago erakusketetan

hogeita hamabost gizonezkoenak ehuneko hirurogeita bost emakumeek ordainsari txikiagoa jasotzen dute erakusketengatik eta espazio txikiagoa okupatzen dute eta azkenik artearen kultura eta sormen industrien

hizkuntzaren industrietan eta publizitatean emakumezkoak dira gehiengo aldiz diseinu eta arkitekturaren kasuan ehuneko berrogei ingurukoa da emakumezkoen presentzia

hirutan bakarrik dute presentzia emakumeek hirugarren ildo estrategikoa emakumeak ahalduntzea eta ikusaraztea

garrantzia berezia emango diogu emakumeekin zerikusia duten esparruei bestetik

adierazle sistema pilotu bat jarriko dugu martxan euskadiko hamar museorik garrantzitsuenetan erakusketetan emakumeen presentzia orekatua lortzeko helburuz hiru bi mila hemezortzian noka programa abiarazi genuen emakume zinegileak ahalduntzea eta ikusaraztea

eta azkenik zine arloan baita ere hemen elkartearekin elkarlan hasi dugu ekintza zehatzak abiatzeko helburuz eskerrik asko
eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera josu

ente publikoetan lan postuetarako hautaketa prozesuetan alderdi jakin baten parte

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi bi hilabete daramagu gobernuari kontrolik egin gabe eta

pnvko hainbat kide eta bururi kartzela zigorra ezarri dien de miguel bezala ezagutzen den tramaren sententzia etorri da non komisioa jasotzen zituztela frogatuta geratu den eta beste gai baten berri izan dugu komunikabideen bitartez enpresa entramatu batena montai estali la carpa eta abar besteak beste lehendakaritzarekin

guk bigarren honi dagokionez aztertzen gabiltza eskatutako dokumentazioa eta beraz ez dugu sententziarik aurreratuko baina bai aurreratu genezake beste behin ere gutxienez gaurko galdera oinarritzen duen zioa berrestera datorrela hau da kontratazio publikoetan esleipen zuzenetan alderdi jakin bateko parte edo gertukoa

ideia kolokialki askotan entzuten den abantaila edo erraztasunak izatea

eta hori da gaur egiten dizugun galdera sinplea eta zuzena zure ustez lehendakaria jauna

al du gure gizartean hain zabalduta dagoen iritzi edo ideia hori eskerrik asko estarrona jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

estarrona jauna nik ez dakit zuk diozun bezala iritzi hori

zure iritzia izango da eta zuk jakingo duzu zergatik diozun baina ez dut uste baieztapen hori frogatu daitekeenik berez alderantziz gertatzen ari da

urtez urte euskal erakundeen balorazioa eusko jaurlaritza barne hobetzen joan da bestetik euskal erakundeen gardentasuna hobetzeko egin den nabaria da eta euskal gizarteak horrela onartzen eta aitortzen du euskal gizarteak ezagutzen du gardentasunarekin eta kontu ematearekin dugun konpromisoa

aurre egin diegu sortu diren arazoei eta lehen urratsa eman dugu beti egiazko informazioarekin egiazko informazioarekin dena den argi eta garbi esango dizut eusko jaurlaritzak ez dio inori kalterik edo onurarik egingo kontratazio publikoaren bidez eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna estarrona jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna

publikatu egin dena ehuneko hirurogeita hamabostak intentsitate ezberdinetan pentsatzen du eusko jaurlaritzan korrupzioa dagoela ehuneko hirurogeita hamabosta agian zure aholkulariek eta honi ez diote erreparatu

uste dut ez duzu hori zalantzan jarriko uste dut vox populi bat dela eta askotan

hau ematen baldin bada urteetan zehar eraikitako sistema baten ondorio da ustelkeria edo praktika txarrak desegokiak egiteko babestuta sentitzen dira askok eta askok eta batzuek diozuenaren kontra de miguel auzia ez da kasu isolatu bat ez da kasu isolatu bat kasu gehiegi ditugulako jada esku artean

hitz egiten jarraitzeko kasu asko dira jada eta guztiek bi elementu dituzte komunean bata inplikaturik daudenak eajko pnvko kargudunak direla edo militanteak eta bestea herritarroi suposatu digun kostua

eskerrik asko legebiltzarburu andrea estarrona jauna aipatu

eusko jaurlaritzaren jarrera gardena izan da eskatu zaigun informazioa eta dokumentazio guztia eskaini dugu sakoneko azterketak bideratu ditugu

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren lege proiektuak onesteari buruz martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna isiltasuna mesedez

ez baina kontrolatzen duzu disoluzioaren denbora

gobernu programan konprometitutako hogeita zortzi proiektuak ekarriko zenituela bederatzi hilabete geroago programako lau lege baino ez dituzue ekarri eta programa kanpoko beste hiru soilik eta ordutik tramitean zeuden hamazazpi legeetatik hiru bakarrik onartu dira hemendik hilabete batzuetara

zenbat hilabetetara legealdia amaituko da eta momentuz gobernuak konprometitutako hogeita zortzi proiektuetatik zazpi bakarrik aprobatu dira en aquel momento le dije

eta bigarrena gazteriaren legea da aukera faltak euskal gazteei kalte egiten dien testuinguruan eta gazteen eskubideak urratzen direnean euskadi gazte legerik ez duen

uzteko unea da orain aukera dugu halaber apustu establezimenduak arautzeko akordio batera iristeko sexu abusuen ponentziari amaiera emateko biktimak aitortu eta erreparatzen dituen lehen legebiltzarra izanik elkarrekin podemos

lehendakari jauna egutegi legegileari dagokionez

legealdia bukatutzat ematen baduzu edo lege garrantzitsuak aurrera ateratzea eta euskadik aurrera egitea

akordioak eta adostasunak eraikitzen jarraitzeko aukera ematen baduzu eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martínez jauna legebiltzar talde baten babesarekin denak onartu ditzakegu denak
dena den ez dagokio berriz diot lehendakariari ezta jaurlaritzari ere

hori nik ez dut kontrolatzen legebiltzarraren denbora benetan diot jaurlaritzak lege aurreproiektuak onartzen ditu

bai izapidetze bakoitzerako denborak eta zure galderari erantzun ahal izateko legebiltzar honetan

lege proiektu eta proposamenen egoera zehatza aztertu egin dut eta dakidanaren arabera legebiltzarra hogeita bederatzi proiektu edo proposamenetan ari da lanean uneotan batzuk bi mila hamazazpikoak oraindik bi mila hamazazpikoak oraindik bajo nivel de producción legislativa señor martínez balance pobre horrek esan nahi du izapidetzen ari diren

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

legealdi honetan elkarrizketa sozialaren mahaian hartutako akordioei buruz sánchez andrea zurea da hitza

de este martes de cuatro de febrero eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko san josé andrea zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera

hornitzaileak kontratatzeari buruz alonso jauna zurea da hitza

a fondo eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa

herritarren beharrak bermatzearen inguruan urruzuno jauna zurea da hitza
egun on guztioi egun on lehendakari jauna herri baten taupadak

egin beharrekoaren gaineko ardura eskaera guzti hori isladatu zen pasa den astean urtarrilaren hogeita hamarean hego euskal herrian burutu zen greba orokorrean

herritarren kezka horiek agenda politikoaren erdigunean kokatzen eta zentzu horretan uste dugu guk arrakasta bat izan dela pasa den astean burututako greba orokor hori agenda politikoaren

lehen nire kide josu estarronak esan bezala azken deustobarometroan ere agertzen diren gaiekiko langabezia

pentsioak eta lan baldintzak lan baldintzak

eta san josé andrea lan baldintzak ez naiz gehiago luzatuko urte hasiera ona izaten ari delako gehiago ez naiz sartuko guzti horiek utzi zituen

mahai gainean eta guk hori eskertzen dugu beste alde batetik uste dugu zuek ere eskertu beharko zenuketela gabonetan

elkarrizketa sozialerako mahai hori gutxienez erreskatatzen lagundu dizuelako hor erdi itota bazterrean zegoen elkarrizketa sozial mahai hori nolabait atera behar izan duzue greba orokorraren gutxienez horri harresi bat ipini nahian edo baina zein izan da jaurlaritzaren erantzuna zein izan da jaurlaritzaren erantzuna gutun bat ikusi dugu urkullu jauna zu zeuk

argigarria da oso gutuna argigarria da oso bai formetan bai formetan bilerarik ez mespretxua eta inolako erantzunik zentzu horretan baina argigarria izan da ere

eta zer esan zenuen ez dugu eskumenik ezin dut ezer egin eskumenik ez daukagunez ezin dut ezer egin hori bai nolabaiteko jabetza bat egiten saiatu zinen etxebizitza legeaz non zuk zeuk kontrako bozka eman zenion etxebizitza

nahiko tristea da nahiko penagarria da lehenik eta behin ez delako egia osoa ez delako egia osoa ezer egin dezakezuenik

beste leku batzuetan gobernu batzuk nafarroan badaude kataluniakoa ere nik uste dut zentzu horretan eskumen beretsuak dituzten elkargoak direla nafarroan ezartzen da borondate irmo bat ibilbide bat egitekoa

baita ere gutxieneko soldataren ezarpenean

katalunian hitz egiten da smia edo gutxieneko soldata mila berrehun eta hogeita hemeretzi eurotan kokatzeko borondate

baina hemen ezin dugu ezer egin hemen ezin dugu ezer egin

zer behar dugu guzti horri aurre egiteko eta guk onartzen dugu eskumenak behar ditugu oraindik orain falta diren eskumen batzuk bai behar ditugu

marko bat ere erkoreka jauna laster batean etorriko zaigu beste egutegi bat iragartzen jada beteta egon beharko lukeena baina bueno oraingoa eta ez dakit zer eta etorriko zaigu datorren astean beste egutegi batetaz

orain dela berrogeita bat urteetako estatutu bat alegia telebistan

estatutua da hori gizarteak aurrera egin du eboluzio bat egon da

alegia behar dugu beste marko juridiko politiko bat bai horiei baina orain berriki datozkigun beharrei erantzutekoa ere

inolako asmorik bide hori egiteko guk behar ditugu esan bezala falta diren eskumenak enplegu politiko pasiboen

badago legebiltzar honetan adostutako ekimen batzuen artean gure artean eta sozialisten artean non dago hori egutegi bat esan dut non dago egutegi hori pentsioekin ere aurreko aurrekontuetan gu saiatu ginen baina esan zenuten orain esan duzuen bezala ezin dugu ezer egin

ere aurkeztu dugu eta diot hori grebaren beste eskakizunetako bat zelako eta horri ere irizpide

eta horri ere ezezkoa esaten diozue orduan zer dago zer dago ekimen edo eskumen ezetik haratago

jarreraren atzean zer dago zergatik ematen da hori eta guretzat hau dago guretzat hau dago

eta aipatzen da pnvrekin ohikoak diren batzarrak sindikatuekin ez dago batzarrik confebaskekin bai confebaskekin badago badago

hauek confebask eta hauek publikoki mandatuak ematen dizkizuete badakitelako

egiten duzuelako fusio bat egon da fusio bat pnv jaurlaritza eta patronalaren artean are gehiago esango nuke

esternalizatu egin dituzue eta beraien esku utzi dituzue beraiek diseinatzen dituzte beraiek agintzen dute eta zuek txintxo txintxo bete egiten duzue

ezintasunetik harago eskumenetan edo eskumen ezetan ezkutatzen den ezintasunetik harago badago

ideologiko bat badago nahi ez izate bat badago nahi ez izate bat are gehiago esango nuke ondo datorkizuela eskumenik ez izatea zuen ideologiaren kontra doazen hainbat eta hainbat neurri ez hartzeko

ulertu nezake esatea ez daukagu eskumenik

legislatura guzti honetan dakizuenez egon gara estatus politiko berri baten gaineko eztabaida betean eta eskumenik ez baldin badaukagu eta behar baldin baditugu eskumen horiek nire ustez logikoena litzateke eztabaida horretan marko berri bat

berri horiek behar ditugunak aldarrikatzea baina ez da kasua ez da eajren kasua izan ez dago inolako ekimenik

ez artikulatu horretan ez dago gure quantum konpetentziala hedatuko zabalduko edo handitzeko inolako bokaziorik inolako borondaterik ere ez

egon da eajren aldetik errenuntzia bat erabakitze eskubideari eta erabakitze eskubidearen inguruan beharbada fokalizatu da eztabaida guztia

erabakitze eskubiderik ez dagoenik ez dago botere funtsik ez dago berme sistemarik

konpetentzia gehiagorik ez dago gizarte segurantzarik ez lan harremanetarako euskal esparrurik ez dago ezer errenuntziaren legealdia izan da eta uste dugu hori dela larriena badagoela eajren posizioetan eajren adierazpenetan

non berriro diot dirudien ondo datorkizuela

erdigunean jarri diren eskariei aurre egiteko ez dago borondaterik kontua muina politikoa
eta ideologikoa delako eskerrik asko erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

urruzuno jauna hau bai nahastea hau bai nahastea

eh bilduk atzo diputatuen kongresuan

eskumenak eta eskuduntzak eskatzeko edo aldarrikatzen legez besteko proposamen bat aurkezten beraz dauzkagu ala ez dauzkagu begira greba orokorra dela nola egingo die aurre jaurlaritzak herritarren

nire errespetu osoa greba orokorrerako deialdian parte hartu zuten pertsonei errespetu osoa baina errespetu berarekin

askoz gehiago izan zirela gehiengoa izan zen grebarik egin ez zuena eta errespetu osoa diot eh bilduren ordezkaritza sozial eta instituzionalari

legebiltzar honetan betetzen dituzten hemezortzi eserlekuetan islatuta dagoen eh bilduren ordezkaritzari

baina apaltasun pixka bat iradokitzen dizuet gainerakoek hau da legebiltzar honen hiru laurdenek egin zutena errespetatzeko eta aitortzeko

gizartearen ordezkaritzaren gehiengo handiak ez zuen grebarekin bat egin

orokorra izan apaltasun pixka bat eskatzen dizuet ebidentzia bat aitortzeko ere eusko jaurlaritzak bere historiako aurrekontu sozialenak dituela ez dakit espainiako gobernuak edo nafarroako gobernuak legebiltzar honen bi heren batzen dituzten hiru alderdi politikoen artean lortutako adostasunari esker onartutako aurrekontuak dira eta euskal herria bilduk eta alderdi popularrak bakarrik baztertu zituzten aurrekontuak

grebaren arrazoiak deitzaileek beraiek onartu zuten bezala beraz

arrazoi politikoak ziren greba politikoa izan zen hain zuzen ere bi autonomia erkidegoetan euskadin eta nafarroan berez estatu osoko gizarte politika aurreratuenak dituzten erkidegoan hain justu ere

egiteko eta hori esanda dago kontraesan

zuek nafarroako aurrekontuetan jasotako politika ekonomiko eta soziala babestu zenituzten baina era berean greba orokor bat babestu zenuten hain zuzen ere aurrekontu horien eta gobernu horren aurka egiteko kontraesan hori alderdi politiko batek

ezarritako arrazoi politikoen arabera jarduten bada ulertzen da hori da gertatu dena urruzuno jauna hauteskunde demokratikoetara aurkeztu gabe politika egiten duten sindikatu batzuek zuen erabaki politikoak erabat baldintzatzen dituztela

alternatiba bat badago alternatiba elkarrizketa soziala

esparru autonomo bat indartzeko modurik onena euskal eragile ekonomiko eta sozialen

negoziazio eta elkarrizketa tresnak erabiltzea da gure harreman esparrua indartzeko modurik onena lan harremanen kontseiluan kontseilu ekonomiko eta sozialean lanbideren administrazio kontseiluan edo elkarrizketa sozialerako mahaian parte hartzea da urruzuno jauna mahaian eseri behar da hitz egiteko eta ez mahaiari ostikada bat eman

kalean ikusiko dugu elkar esan du buruzagi sindikal batek

hitz egiten duzue ez dut ulertzen nola bat egiten duten mehatxu eta xantaiaz betetako iraganeko jarrera horiekin

aurrenekoa naiz aitortzen beharrezkoa dela langileen lan baldintzak hobetzea batez ere gazteenak izan ere

izatea da eta lortzea da aurrenekoa naiz aitortzen beharrezkoa dela lan egitea pentsioen erosteko ahalmenari eusten zaiola bermatzeko bide batez ez ahaztu lorpen hori eusko alderdi jeltzalea madrileko gorteetan duen ordezkaritzak

zuek planteatu eta negoziatu zenezaketen baina ez zenuten egin zuek orain espainiako gobernu berriari helburu hori planteatu ahal zenioten baina ez zenuten egin urruzuno jauna zuek hemen eusko jaurlaritzaren eta nafarroako gobernuaren aurkako greba orokor bat babesten duzue baina zuek txeke zuri bat eman diozue espainiako gobernuari urruzuno jauna soy

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urruzuno jauna zurea da hitza

eta ez dut mespretxatzen egutegia egutegia eh bilduren ekimenez onartu zen hemen esaten diguzue

egutegia euskal herria bildu etorri behar izan da berrogeita bat urtetan gutxienez egutegi bat egoteko egutegi bat egoteko
eta egutegi hori esango dizuet isiltasuna mesedez controla a

de tu partido a ver egutegi hori hori egon behar zen bi mila hemezortziko abenduaren

inuzente egunean inuzente egunean eta hori da egiten ari

berrogeita bat urte luzez jarraitzen den edo ematen ari den inuzente egun bat izaten da estatutuarekin eta guk esaten dugu hori bete behar da

karta bat bezala esaten da beste alde batetik greba gobernuaren kontra ez ez da izan gobernuen kontra ez da izan gobernuen kontra

aldarrikapen batzuk eta grebarekin posizionatzea ez da alderdikeria egitea alderdikeria egitea da zu orain egiten ari zaren hauteskunde aurrerapenarekin diferentziak

grebak balio dute helburuak lortzeko galdetu bestela zure taldeko emakumeei galdetu zure taldeko emakumeei lehen greba feministan

hurrengo urteetan ez ordea hurrengo urteetan ez ordea zergatik

aurrera egiteko eta hori da gertatzen ari dena eta urkullu jaunak oraindik ere jarraitzen du esaten oraindik ere jarraitzen du esaten ez ez daukagu nik ezin dut

esan dit orain momentu honetan pentsioak udaletxeen bidez konplementatzeko jaurlaritzak ezin du eta nahi du udaletxeek pentsioak osatzea klaro zuek ahtarekin jarraitzeko klaro amigo bueno bukatzen joateko legealdia

lanbide lanbide hasi ginen sailburuorde baten adierazpenekin ezta bere semea ez lukeela horra bidaliko ezta ezertarako ere

desastre bat desastre bat ikerkuntza garapena eta berrikuntzan posizioak galdu kohesio sozialean posizioa galdu kalitatezko enplegua ez naiz errepikatuko lehen esan dizudana urte hasiera oso ona altzairuaren sektorean

euskaltelen zer gertatu da ontzigintzan zer gertatu da

aurrean guretzat estrategikoak diren gai horietan non dago jaurlaritza non dago jaurlaritza non dago tapia andrea zertan ari da

esku hartu behar denik baina norabide bat herri honek behar duen norabide bat bai markatu behar da non dago jaurlaritza inon ez kudeaketa legegilea

zero patatero urkullu jauna zuk esan dezakezu hogeita bederatzi lege aurkeztu dituzula baina zero patatero eta zuen ardura da

agorpen baten seinalea ez duela erantzunik ematen herri honek etorkizunean behar duenarekiko eta hemen egiten da kudeaketa bat

ezer ez pasatzeko lau urte pasatzeko baina lau urte horietan ezer ez pasatzeko beraz hori bada helburua zorionak baina uste dugu

beste erantzun batzuk behar dituela jendearen ongizaterako
eta benetan jendearen betebeharrak zinez bermatu ahal izateko eskerrik asko

legealdiak ere nahastu egin dituzuna legealdiak ere nahastu egin dituzuna zure bigarren partehartze honetan pertsona batzuei aipamena egiterakoan

eta hobetu behar direla aitortzen baina era berean lehena naiz aldarrikapen horiek herritarrak demokratikoki ordezkatzen dituzten erakundeetatik bideratu behar direla eskatzen eta greba eskubidea oinarrizko eskubide konstituzionala da defendatzen eta errespetatzen dudana bai

orokor bat euskadin deitzea ez da planteatu diren arazoei irtenbidea bilatzeko baliagarria qué se consiguió con esta huelga

eusko jaurlaritzak ematen duen erantzunaren berri emango dizut euskadiko historia osoko aurrekonturik sozialena arduraz kudeatuz hau da hiru mila bederatziehun milioi euroko inbertsioa osasungintzan bi mila bederatziehun milioi euroko inbertsioa hezkuntzan

egoera ahulenean dauden pertsonentzako gutxieneko diru sarreren errentaren bermea ehun eta berrogeita hamasei milioi euroko etxebizitza politika alokairu soziala sustatzen duena eta etxebizitza eskubide subjektiboari erantzuten diona eta hemen onartutako legea jaurlaritzak berea egiten du

laurehun eta laurogeita sei milioi euroko inbertsioa ikerketan eta garapenean genero berdintasunerako politika lana eta familia bateragarri egitea

trantsizio energetikoa klima aldaketaren aurkako borroka biodibertsitatearen defentsa eta ekonomia zirkularra bultzatzeko neurri zehatzak garatzea

ziur nago gizartearen beharrei erantzuteko modurik onena ez dela

lana baizik ez da konfrontazioa auzolana baizik ez da beso erorien greba arrauna hartu eta elkarrekin arraunean egitea baizik

xantaiaren mehatxu berri bat hauteskunde urte batean beste greba orokor politiko bat deitzeko eskubidean daude

zuek greban jarraituko duzue fusionatuta

lanean lanean baita ere elkarrizketa sozialerako mahaian non aste honetan berriz diot bertan elkarrizketa eta negoziazioaren bidez

akordio hau da euskal gizarte osoaren aurrean hartu nuen konpromisoari erantzuteko eta herri gisa aurrera egiten jarraitzeko ezagutzen dudan
arduratsuena eta eraginkorrena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera carmelo barrio
baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak gobernu zentralari etako presoak hurbiltzeaz

barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

de miguel auziaren epaiaren ondoko erantzukizun politikoei buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak kontratazio publikorako duen politikari buruz macazaga andrea zurea da hitza

mila esker presidenta egun on lehendakari ya siento aburrir

jarrera etengabe hobetzekoa da gobernu honen borondatea da kontratazio publikoan

eta iradokizunei erantzunez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa mari carmen lópez de ocariz lopez munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

elkargoetako presidenteek amorruaren aurkako txertoa derrigorrezkoa izan dadin egin duten eskaerari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on lópez de ocariz andreak aipatu dituen hainbat

gai tekniko ez ditut errepikatuko ze nik uste dut oso argi esplikatu dituela berak baina bai argitu pixka bat nola gauden euskadin eta zein den gure

hamaikagarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina metroaren hirugarrena linea sarraturen eta galdakaoko ospitalearen artean luzatzeari buruz

eskerrik asko presidente andrea sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi tapia andrea ez dakit zenbat aldiz jorratu dugu

guk beti eskatu dugu proiektua martxan jartzeko eskatu dugu instituzioek emandako hitza betetzeko eta azkenaldian izan zen

aurkeztu genuen eta ez zen aurrera joan baina ez dakit

arrazoi batengatik zuek orain dela urte bat egitasmo bat aurkeztu zenuten zuek esan nahi dut

zuk eta azpimarratu nahi dut egitasmo hitzarena ze beti asmoak adierazten duzue baina

ezta dirua ezta epeak ere interpelazio honen helburua beraz da

egitasmo horren zehaztasunak argitzea jakiteko non gauden eta

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

egia da askotan askotan aipatu dugula bosgarren linea edo metroko lineak eta metroko zabalkundea nola egin behar den eta iruditzen zait oraindik ere jarraituko dugula hizketan baina aurreko urtean zerbait garrantzitsua esan baldin bagenuen bai lehengo laugarren eta bosgarren lineak bezala ezagunak zirenak

aipatuko dugu baita ere eta izan zen erabili behar ditugula ditugun lineak ahalik eta hoberen horiek hobetu eta zerbitzu hobeak eman eta beraz gure konpromisoa hori izango da eta hori da

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera eva lopez de arroyabe barkatu

jarri arantxa barkatu bost minutu jarri dizkizut o sea que beste bost minutu dituzu bost minutu osoak

baina bai aipatu hori lehendabiziko fase hori aurreikusita zegoena ez dirudi egokia denik bai zerbitzuen maiztasun aldetik baina baita ere bidaiariak nolabait atzerapen bat izango lukete eta gaur egun autobusez egiten dutena agian askoz ere lehiakortasun handiagoa izango luke eraginkortasun handiagoa eta beraz pentsatzen ari gara beste alde batetik azterketa informatiboak

eta beraz hasiko ginateke sarratutik galdakaora eta baita ere galdetzen zenidan ea bengoetxe eta aperribaiko geltokiei buruz zer gertatzen ari den bueno geltoki horiek ere kontsideratzen ari gara alternatiben azterketan beraz

nahiz eta oraindik beste sei hilabete gutxienez gelditzen diren azterketa informatiboarena da badirudi ez dela egokiena guk aukeratu genuen lehen fasea baizik eta bestea dela eta baita ere

tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

o al menos quisiera pensarlo eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

izendapen berriari buruz lopez de arroyabe andrea zurea da hitza bai eskerrik asko eta

bertako upategi talde batekoek argi dute oraingo rioja kontseilu arautzaileak kantitatean eta enpresa eta upategi handien interesen araberako eredua bultzatzen du bertan ezin da arabako errioxako ardoen bereizketa garatu eta

garatu así que tapia andrea galdera oso konkretua ze pauso emango dituzue viñedos de álava arabako mahastiak izendapen berriaren prozesuarekin jarraitzeko eta upategi txikiei babes tekniko eta juridikoa bermatzeko eskerrik asko
eskerrik asko lopez de arroyabe andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eztabaida bat izan zen nahastu egin ziren gaiak nahiz eta honetaz ez zen

bezala duela urte batzuk eskatu zen martxan jartzea izendapen berri hau jatorri izendapen berri hau baina tartean

errioxako jatorri izendapenean gelditzeko eskatu ziguten ea nola gauzatzen zen akordio hori eta berriro ere akordio hori ez zelako beraien ustez

hartzea kasu horretan analisi juridiko eta teknikoa egin da legeari dagokion bezala eta aritu gara agian poliki iruditu zaigu

ondo egin behar dira eta nik uste dut beraiek ere eskatzen zutenak horrela ulertu zutela eta

nolabait espediente oso bat eta egoki bat osatzen aritu gara eta gaur egun legeari dagokionez espediente hori ondo dagoenez aurrera egin dugu eta

eskerrik asko tapia andrea lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidenta

errekaldeko eta iralako auzoei eman beharreko irtenbideari buruz

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señora llanos de verdad

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera mikel otero gabirondo

aixeindarren energia eolikoaren proiektuei buruz otero jauna zurea da hitza

zuen albistea jarraituz energia eolikoaz hitz egitera nator niri iruditzen zait beti bezala gaudela

zazpiehun milioi euroko inbertsioa egongo dela seiehun megabatio eoliko jarriko direla baina hori bai aukeratu duzuen lehen lekua kale

eta orain medioetan hasi zarete esaten haizea neurtzen bakarrik ari zaretela hastapenetan gaudela ez dakizula non joango den eta zer zertan geratzen da

edo ez dakigu ez noiz ez non eta ez zertarako hau benetan doa edo kea saltzen ari zarete

ondo dakizu otero jauna jaurlaritza honek aipatu duela behin eta berriro honetan energia berriztagarrien inguruan dugun sorkuntza oso txikia dela eta gure helburua dela hori gehiagotzea beraz aurretik izan dugun esperientzia bat berriro martxan jarriz lortu duguna da aixeindar bezalako enpresa bat martxan jartzea

zergatik iberdrola delako lehendabiziko enpresa horrelako parkeak sustatzen

hemen dagoelako eta baditugulako lehendik ere esperientziak eta gainera esperientzia arrakastatsuak parke desberdinak egiten

hogei urte beteko ditu baina aspaldidanik ez dugu beste proiektu bat martxan jarri eta kasu honetan ikusirik

ez dela nahikoa energia fotovoltaikoekin edo biomasarekin edo besteekin

eta horretarako zer egin dugu haizea neurtzen hasi non dagoen eta nolakoa den eta aurreko non aurreikusten zituen eta onartuta dauden lekuak

neurketak nola aspaldikoak diren neurtzen dira altuera batean garaiera batean baina zer gertatzen da oraingo hau haize sorgailuak askoz ere potenteagoak direla

egiten ari gara zertarako gero garatu ahal izateko parkea eta hau serio doa eta ez bakarrik hemen baizik eta hainbat lekuetan

eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

zuk zenion berriztagarri gehiago ez badago gure herrian jendearen protestagatik dela ezta bere garaian eta neurri batean hori egia da baina uste dut

izango direla emaitzak eta nik uste dut zuen kasua dela ustedes hablaban de la estrategia energética

eta argi gera dadin euskal herria bildu berriztagarrien alde dago eolikoaren alde ere

babesa nahi baduzue hasi kontsentsua bilatzen eta kontsentsua bai edo bai naturgune babestuak bakean uztetik pasa behar du bale eskaera bat dut amaitzeko baita ere laster bueno batek daki ze kaka larria dela eta legebiltzarrera disolbatzen baduzue mesedez

horrelako txapuzarik ez abiatu eta amaitzeko batek daki

ez dakit berriro topatuko garen batek daki eta horrela ez bada nik aitortu nahi nizun gutxitan ados bagaude ere ba eztabaida hauek behintzat niretzat estimulanteak izan direla

andrea zurea da hitza otero jauna martxan jartzen dugunean horrelako

bezalako proiektu bat jarri dugunean bezala proiektu bat dagoelako eta aukera dagoelako

leku hori eta ez dut esango mendi guztian egingo dugunik eta inoren gainetik eta legearen gainetik baina badago gune bat errespetuz erabili daitekeena

aztertzen besterik gabe eta gure enpresa horrekin gure asmoa serioa da horrekin eta beste lekuetan jarraitzeko

garaia dela benetan guztiok kareta kendu eta benetan apustuak egiteko egokietan haize indarraren generazioa izan dezagun baita ere euskadin eta horretarako horrelako elkarte bat behar beharrezkoa da eta behar beharrezkoa da ze bestela horrelako inbertsio bat ez da posible aurrera eramatea eta benetako energia sortzeko

beste mota bateko udaletxe txikiekin edo energia sorkuntza txikiagoak ere martxan jartzen ari garela eta egingo ditugula eta batak ez du bestea kentzen baina

zuk dakizun bezala bikoiztu egin behar dugu gutxienez eta oso oso urruti gaude beraz esfortzuak egin behar ditugu eta gure esfortzu guztia hor egongo da eta

joaterakoan nik uste dut lehendakariak esan du oraindik denbora daukagula

nik uste dut izango dugula aukera jarraitzeko eztabaidak izateko eta adostasunetara iristeko ere seguru eskerrik asko eskerrik asko tapia

eskola jantokien ereduaren aldaketei buruz becerra jauna zurea da hitza

egun on pasa den urrian mozio bat onartu genuen hemen legebiltzarrean aho batez eta horretan eskatzen genituen aldaketak eskola jantokietan

eta lau hilabeteko epea ematen genuen martxan jartzeko aldaketa horiek eta

eskerrik asko becerra jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

sailburua becerra jauna egun on zure galderari erantzunez hezkuntza sailak denbora darama jantokiak kudeatzeko ereduan aldaketak sartzeko lanean zuk aipatu duzun ekimena onartu baino dezente lehenago eta aldi berean egungo zerbitzuak

emateko pausoak ematen jarraitu dugu ere bi mila hamazazpiko abenduan eskola jantokien batzordea abian jarri zenetik gero bi mila

urtean zehar sailak familien eskolen eta langileen ordezkariek eta eta ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailek elkarrekin lan egin dute

ikastetxe publikoetako eskola jantokiak kudeatzeko eredua hobetzea abian jarri zenetik hilabete hauetan batzordeak bilera asko egin ditu

aurkeztu dituzten esperientziak edo proposamenak aztertu ahal izateko batzordean egindako lana eta jasotako proposamenak

zein eskoletako zuzendaritzaren ordezkarien aldetik ehize aintzat hartuz

urtean zehar kontratazio orri berriak idazten aritu izan da lan saila

sailak diseinatu dituen elikadura osasungarrirako ekimenak delakoak egin dituen proposamenak eta ingurumen eta iraunkortasun irizpideak

uriarte andrea becerra jauna zurea de hitza

lehenengoa zen gaurko sistemaren konkurtsoa egin behar zela eta zuk aipatu duzun bezala baldintza pleguak prestatu behar ziren eta gero adostu behar ziren

bigarren eskaera mozio horretan zen sistematik kanpo dauden esperientziak eta antolakuntza duten jantokiak segurtasun juridikoa zein ekonomikoa lortu behar dutela eta horretarako

neukan informazioa txosten bat falta da txosten juridiko bat

ba langileen lan baldintzak nola geratzen diren jakin behar dira eta nik galdetu nahi dizut

zer nolako informazioa edo baduzue txosten hori edo oraindik ez baduzue egina eta hirugarren kontua zen sukaldeak berreskuratzeko obrak sustatu behar zirela mozio horretan

igual informazioa emango didazu nik galdera honekin

nahi dizuedana da gure taldearen

tresnak eman dizkizuegu lana egiteko alde batetik babes politikoa eta adostasun zabala gure mozioaren bidez eta bestetik dirua ze aurrekontuetan partidak

era berean eskola jantokiak kudeatzeko dauden proiektu pilotuak toki erakundeekin zabaltzea adostu dugu

ekitaldirako bostehun mila euroko aurrekontu zuzkidurarekin esku hartze hauen guztien xedea da gizartea jantoki zerbitzuari ematen dion garrantziari erantzuna ematea

osasuneko sailburuari egina urgentziazko laguntza zerbitzuari buruz garrido andrea zurea da hitza

egun on guztioi bueno berriro gai interesgarri bat zuzentzen

interpelazio bat osasun sailburuari hainbat alditan eztabaidatu dugu gai honetaz ganbara honetan bai osasun batzordean bai hemen bideratu diren ekimen desberdinekin eta guk gaur ikusi dugu guztiz

gai hau hona berriro ekartzea

gai garrantzitsu bati buruz hitz egiten ari gara larrialdietarako zerbitzuari buruz edo osasun zerbitzuari buruz eta denboraldian gertaera batzuen ondorioz ere bueno zalantzan edo kezkak sortu dira zerbitzu inguruan jakin nahi dugu osasun sailak hobekuntzak egingo dituen edo ez edo aldaketak egingo dituen zerbitzu

azkenengo debate batean hemen osoko bilkuran

proposamen bat akordio bat eta talde honen daukan informazio arabera gobernuak eta eusko jaurlaritzak egin behar zuen

bukatu baino lehen behintzat gure taldeak ez du informaziorik ez dakit zuk hemen informazio gehiago emango diguzun edo ez

hainbat ikuspegi kontutan izan behar dira errekurtsoaz gain beste hainbat gauza ere

eta hori da egiten ari garena egunero aurrerapausoak eman hobetzeko eskerrik asko eskerrik asko murga andrea

euskal gizarteari osasun arreta egoki bat eskaintzea momentu bakoitzeko

gestio arduradun bat eginez eskerrik asko berriro ere

zuen eguneroko lanari esker hobeto bizi gara eskerrik asko eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua

juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun arloan zerbitzu publikoaren eta alor pribatuaren arteko harremanak kontrolatu beharrari buruz

no es el camino eskerrik asko uria jauna amaitu zaizu denbora

behera joan dira datuak eta adibidez urte honetan bertan ehuneko bost koma zazpi baino ez dedikatuko dugu

en el sistema vasco de salud hori horrela da eta euskal gizarteak ondo daki hasieran esan dizudan bezala osakidetza

eskerrik asko murga andrea uria jauna zurea da hitza

estamos vendidos compañera murga eskerrik asko uria jauna murga andrea zurea da hitza

bai departamentu bakoitzean bai orokorrean eusko jaurlaritzan eta baita

eskerrik asko eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak
osasuneko sailburuari egina larrialdietako bizi euskarrien kudeaketari buruz
ubera andrea zurea da hitza eguerdi on

emergentzietako langileei ba gure aitortza eta gure eskerra

zaldibarren lanean ari diren emergentziako langileei dakizuen bezala emergentzietan ditugu osakidetzako langileak teknikoak ertzaintzak

anbulantziak izan daitezkeenak medikudunak erizaindunak

bizia egoten da jokoan kasu gehienetan eta emergentzien kudeaketak protokoloak denboran

koordinazio zentroak ondo funtzionatzeak berebiziko eragina dauka baina azken urteotan agerian geratu da gobernu honentzat emergentziak ez direla

kudeaketa benetan penagarria izaten ari da zerbitzuaren pribatizazioa emergentziak ezagutzen ez dituzten arduradunen izendapena anbulantzia azpiegituren prekarizazioa zentro koordinatzailearen zentralizazioa por zierto gobernua bi mila hemeretzirako txosten bat egina

eta oraindik egin gabe dauka eta zentralizazio horren ondorioz kalteak oso zuzenak izan dira herrietan galdetu udaltzainei zer gertatzen ari den edo eta sistema behin baino gehiagotan erori dela horrek dakarren

bat batean zerbitzua bertan behera geratu zen eta langileen profesionaltasunari esker eta inplikazioari esker mantendu izan zen zerbitzua eta ez da lehenengo aldia

eta orain dela hamazazpi urte ere gertatu zen eta gero dugu arabako egoera beraz murga andrea

zer gehiago gertatu behar da emergentzien kudeaketa aldatu dezazuen eskerrik asko ubera andrea erantzuteko murga andrea zurea da hitza

ez zen inor geratu anbulantziarik gabe

beti kontra eta gu aldiz arazoei aurre egiten eskerrik asko eskerrik asko murga andrea ubera andrea zurea

da hitza arazoei aurre egitea da arazo bai konponbidea jartzea erantzunak

atzean geratzen ari zarete honetan ere balear uharteak eman dute urratsa nafarroa ere urratsa ematera doa guk hamaika proposamen jarri ditugu mahai gainean

egin diozue aurreko legegintzaldian eaeko lan hitzarmena sustatu genuen arrakastarik gabe eta legegintzaldi honetan gauzatu duzue proposatu izan dugu ere kudeaketa aldaketa baterako emergentzien agentzia sortzea

sail guztien koordinazioa informazioa izatea ikusi zaldibarren zer gertatu den ertzaintzaren sindikatuak salaketa jarri du informazio gabe joan direlako proposatu dugu ere organismo autonomo batek kudeaketa eramatea proposatu dugu onkologikoan erabilitako sistema publifikaziorako proposatu dugu sadae lurraldean lurraldeko zentroetan integratzea zeren ertzaintza ere lantaldean integratu behar da proposatu dugu

proposatu dugu emergentziak oraindik historia klinikoan ez daudelako txertatzea historia klinikoan txertatzea zahar egoitza batzuk badaude baina emergentziak ez beraz zuek nahiago izan duzue kudeaketa txarrarekin jarraitzea hobekuntzak txertatu baino

kontra ez guk proposamen positiboak neurriak erantzunak jarri nahi ditugu jarri ditugu eta jarri nahi ditugu oraintxe bertan dituzue mahai gainean

ze guk emergentziak hobetu nahi ditugu biziak egoten direlako jokoan eta beraien erantzuna berebiziko garrantzia dauka eta hemen
zuek ari zarete emergentziak eskerrik asko ubera andrea eskerrik asko murga

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

arretako zentroetara hedatzeari buruz uria jauna
zurea da hitza bakartxo tejeria andrea

eskerrik asko uria jauna erantzuteko murga andrea zurea da hitza

programa hau zabaltzen jarraituko dugu araban lehenengo eta gerora bizkaira

eskerrik asko uria jauna murga andrea zurea da hitza

hogeigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina joan den urriaren hogeita zortziko osoko bilkura

ebazpenak abian jartzeko eusko jaurlaritzak duen
eta egutegiari buruz casanova jauna zurea da hitza eguerdi on guztioi hace

etorkizunari buruz galdetzea etorkizuneko planei buruz galdetzea jakinda ere ez dakigula etorkizuna edukiko duen gobernu honek edo datorren asteartean

aukeratzeko prozedura martxan jarriko den hala eta guztiz ere beteko dugu gure lana beste batzuk behar bezala betetzen ez duten arren merkataritza txikiari

eta ez da lehenengo aldia zorionez eta ez da lehenengo aldia gainera gure taldeak

gai honi benetan dagokion garrantzia emateko hasiko gara

dagoeneko bihurtzen ari da zoritxarrez holako informazioak bihurtzen ari dira genero propio bat egunkarietan hau da komertzio historikoei buruzko informazioa ematea eta egiten dute besteak beste jakin badakitelako horrelako dendak denda huts bat baino gehiago direla eta eragina daukatela eta publikoan horrelako berriak

bigarren adibidea ez da adibidea kasu honetan datua da eustaten gaurko datuak imajinatzen dut ezagutzen duzula emandako datuak esaten dutela titularra ikusten badugu azkenengo hiru hilekoan

irakurriko genuke gasolindegia sartu gabe sektorearen salmentak zero koma lau jaitsi ziren urte arteko tasan beraz

jaitsi egin zuten berriro esan dudan moduan bi adibide besterik ez dira eta nik ez dut inoiz esango

hau guztia zure gobernuaren errua denik inolaz ere

bi mila zortziko krisiaren ondorengo hilabeteetan ppk mantra bat atera zuela

hori ez zen egia eta ez litzateke egia izango ere esatea zure gobernuaren esklusibitatean ardura dela gaur egungo

merkataritza txikia toki guztietan edo gehienetan larri dabilela baina egia da joera orokor horri

diogu dauzkagun tresnekin tendentzia gelditzeko eta ahal den neurrian

azaroaren hogeita zortzian egin zen merkataritzari buruzko pleno monografikoa

plenori baina uste dut talde guztien partetik oso jarrera eraikitzailea egon zela eta baita ere

bolidorrean torre de marfil delakoan entzerratu ordez ikusi genuelako zuen partetik entzuteko borondatea bazegoela akordioetara heltzeko borondatea bazegoela eta espero dugu eta hori da gaur konprobatu behar duguna

bazegoela entzun dizugu zuri publikoan eta behintzat ni entzule moduan nengoen bi ekitaldi ezberdinetan pleno honen balioa goraipatzea eta nik uste dut horrek meritua daukala azken finean zure gobernuarena ez den ekimen bat oposizioaren bultzadatik

egin zenuela besteak beste lortu zirelako

eztabaidak partekatu zirela hausnarketa oso interesgarriak eta batez ere

ebazpen asko aprobatu zirelako eta ebazpen horietan

bazeudela behintzat egoerari aurre egiteko hainbat gako oso

gaur etortzen gara galdetzera ze puntutan dagoen betetze maila adostutako neurri horietako betetze maila azken finean logikoa denez gure helburua ez zelako

eztabaida polit bat edukitzea erresoluzio pilo bat aprobatzea eta gero egindakoa kajoi batean gorde ez gogoratzea berriro guk uste genuen neurri batean bide orri bat aprobatu zela edo adostu zela bultzada bat emateko politika

guk momentu horretan sei ataletan banatu genituen gure ekarpenak eta uste dut azken finean adostutako ebazpenak ere sei kategoria horietan sailkatu

banan banan ez porque azkenean laurogeita bost ebazpen izan ziren baina bai aipatuko ditudala

dozena bat gai oso interesgarriak iruditzen zaizkidanak zentralak besteak gutxietsi gabe direla ulertzen ditugunak eta gustatuko litzaiguke nola ez

esaten den moduan horren inguruan zuen asmoak eta zuen planteamenduak eta egutegiak zeintzuk diren ezartzen genuen eta esan genuen pleno horretan propositoak izan nahi genuela

politika merkataritza sustatzeko edo merkataritza txikia

banatu zitezkeela alde batetik balorazioa handitzeko dinamikak

ebazpenak edo ekimenak hirugarrena sektore guztien arteko berdintasuna lehia askea baina berdintasuna edo baldintza berberetan lehia hori eman

sustapen hutsaren politika ze sustapenak eta gauza tekniko asko egin behar dira merkatariak eta dendak aurrera ateratzeko modernizazioa eta digitalizazioa eta azkenik

ebazpen aprobatu ziren eta horietatik batzuk aletuko ditut eta gustatuko litzaidake jakitea zertan dagoen zure gobernua honen inguruan lehenengoa promozio kanpainak adostu genuen promozio kanpaina iraunkorrak partekatuak sektorearekin sektore berriengana heltzeko

denak laburbilduta hor era iraunkor batean eta

sektorea behar duen babesa kanpaina publikoen bidez bultzatzeko eta

indartzeko konpromisoa hartu genuen bigarrenik aurrekontuak igotzeko eta hor badakit zure

urtez urte ehuneko hogeita bosta igo egin behar zela eta dagoeneko lehenengo ejertzizioan ikusi dugu nola

betetzeko asmoa dagoen gobernantzari dagokionez mahai kontsultiboaren berraktibazioa adostu genuen eta pentsatzen genuen nolabaiteko estado mayor bat sortu behar zela eragile guztiekin eragin instituzional eta sozialak partekatzeko euren kezkak euren hausnarketak eta euren proposamenak eta informazioa ere partekatzeko gune bat sortu ez baina berraktibatu egin behar zela eta hori ere nola dagoen jakin nahiko genuke

bakoitzaren ordezkaritza maila ondo neurtuta bakoitzari dagokiona eman ahal izateko eta nik uste dut hor horretan ere azalpenak interesgarriak izango zirela ikusmer edo merkatuen inteligentziaren nolabaiteko gunea baina

ikusmer ondorengoa izango den tresnaren inguruan ere

egoeraren berri jakin nahiko genuke eta amaitzeko lehenengo zati honekin gero erreplikan ez dakit erreplika baino nik uste dut beste galdera sorta bat egiteko parada izango dudala baina bai inportantea iruditzen zaigula orain

asko kezkatzen duen gai baten inguruan zure gobernuaren jarrera zein izango den jakin nahiko nuke eta hitz egiten ari naiz zaldunbordan hondarribiako zaldunbordan eraiki nahi duten

egoeraren aurrean edo dinamiken aurrean zure gobernuaren planteamenduak zeintzuk diren besterik ez lehenengo interbentzio honetan eta hurrengoan erreplikatik aparte
galdera gehiago eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko perez andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi eskerrik asko zure interesagatik casanova jauna legegintzaldi honetan talde politiko guztiek euskadiko hurbileko merkataritza sektorearekin erakutsi dute sentsibilitatea nabarmenduz eta eskertuz hasi nahi dut nire hitzaldia

nire galderei batzuei bai erantzun diezu bestei ez eta erantzun dituzunen inguruan batzuekin

egin beharko dela nire ondoan esertzen den kideak esaten zidan zelako txapa eta egia da gai asko dira interpelazio bakar batean baina uste nuen beharrezkoa zela nolabaiteko deskargu

aprobatzen diren gauzak eta esaten diren gauzen inguruan jarraipena egitea funtsezkoa dela azken finean gai honen inguruan eta izenburuei dagokienez ez dut uste desberdintasun

gaudela eta denok gutxi gorabehera ildo antzekoak proposatzen ditugu baina inportanteena da egiten dena ondo egitea eta konpromisoen inguruan jarraipen

etorri gara gaur aurrekontuen inguruan esan didazu hazkundea egon dela eta hazkundea egon da baina hazkundea ez da izan inolaz ere legebiltzar honek eskatu zuena eta

izan zen apustu bat merkataritzari emateko merkatarien aldeko politikei emateko benetan merkataritzak gure gizartean daukan pisu proportzionala

ez dela hori betetzen eta garabi hori jarraitzen duela eta beraz eskatzen dizuegu betetzeko ahal den neurrian edo hobeto esanda betetzeko osotasunez hemendik eskatutako

ibilbide hori ekiteko benetan merkataritza baliabide askoz gehiago behar dituelako denda historikoei buruz adostu genuen ere figura bat martxan jartzea eta ez diguzue

denda tradizionalek sekulako pisua daukatela gure iruditegian eta inportantea da

horri aurre egiteko eta hori babesteko figura ofizial bat sortzea eta

martxan jartzea ez didazu azaldu edo behintzat ez dut ulertu datu guztien artean gobernantzari dagokionez proposatu genuen

eragile ezberdinekin lan taldeak sortu direla interlokuzioa berraktibatu dela eta abar baina organo hori nahiko tasatuta dagoena eta dekretu baten bidez araututa dagoena

berriro martxan jarriko den eta noiz jarriko den martxan eta uste dut inportantea dela

hor eztabaidatu egin behar direla eta hor neurri batean ere definitu zehaztu edo osatu egin behar direla beste

toki bat egiteko hemengo merkataritzan dinamika bat abiatzea eta zure erantzunean ez dakit gero erreplikan ere

asmoa daukazun baina uste dugu inportantea dela eta azken finean merkataritza txikia babesa behar badu

ekoizleek ere halako babesa ere behar dute eta bien arteko sinergia bat sortzea posiblea eta beharrezkoa da eta gero badaude bi gai inportantea ere

behar bezala nire ustez ez dituzuela jorratu edo ez dituzula erantzun

gure ustez momentu honetan mugimendu sozial indartsuak horren atzean daudela eta

berebiziko garrantzia daukatelako bata da emakumearena eta bestea ingurugiroa eta hor planteatu zen emakumearen presentzia merkataritzan

eta baita ere eraginkortasun energetikoaren ikuspuntutik eta lurraldearen edo ingurugiroaren ikuspuntutik hobetzeko eta efizientzia handitzeko

inportanteak dira merkatarientzat ere madrilen eta orain gobernu berbera edo zure kolore bereko gobernu bat daukagu madrilen ere ordutegiak eta merkealdien epea aztertzea merkatarien partetik eta

etortzen direlako norabide horretan ordutegiak berraztertzeko hemen finkatu ahal izateko eta atsedena hartzeko bermea hartzeko uste dut denbora

ari dela nire denbora ez dakit legealdi honen denbora ere amaitzen ari diren baina hauek baldin badira azken hitzak izan daitezela merkataritza

babesa behin eta berriro aldarrikatzeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko euskal merkataritzaren enpresa eskerrik asko pérez andrea bukatu da denbora